gai zerrendako zortzigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez

espetxe egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena

arratsalde on guztioi mila esker mahaiburu

taldeen txandan sartuz euskal talde popularraren ordezkaria den

taldeen txandara pasatuz mistoa upydren ordezkariaren maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea eta arratsalde on

astoak mandoari belarri handi nik

alderdi sozialistaren proposamen hau horrela definituko nuke astoak mandoari belarri handi

espainiako justizia eta espetxe sistema defendatzen dutenak egun bai eta hurrengoan ere alegia alderdi sozialista

kasu honetan filipinaseri belarri handi deitzen diote hau da bere justizia sistemaren inguruan eta espetxe politikaren inguruan lezioak ematen diote filipinaseri baina guk oso ondo ezagutzen dugu astoa eta badakigu mandoak bezala belarriak

oso handiak bai alderdi sozialistak bere legez besteko proposamenaren zioan bere proposamena azaltzerako orduan nazio batuen erakundeko giza eskubideen kontseilua aipatzen duelako giza eskubidearen kontseiluaren txosten zehatz bat aipatzen du

aplikatu egin du behin behineko espetxe zigorra eta jarraituz txosten horretan jasota dagoenarekin

jauna barkatu momentutxo bat paco larrañagaren

eztabaidatzen eta gustatuko litzaidake horri

kontseiluaren txosten bat proposamen horren zioan

beste txosten bat kontseilu berdinarena

espainian aplikatzen den espetxe politikaren inguruan kasu honetan ari gara filipinan espetxe politikan uste dut

egindako beste txosten baten inguruan maeztu jauna ados nago baina hemen paco larrañagaren

gai horretaz hitz egin nahi bada hemen hitz egin da behin eta bi aldiz baina momentu honetan

zehaztu gaira nik oso ondo zehaztu dut gaia eta jarraituko dut zehazten

alderdi sozialistak eta alderdi popularrak sinatu duten erdibidekoen alde

talde bi horien hipokresia giza eskubideak tratatzerako orduan eta giza eskubideak euskal herritar aplikatzerako orduan egiten duten irakurketa eta beste euskal herritar batzuei aplikatzerako orduan egiten duten irakurketa eta ez dira nire hitzak baizik eta

egindako txostenetik hartu ditut horregatik eta bukatzeko

alde bozkatuko du baina guretzako hemen talde batzuk euren burua

edo estatu espainolaren burua santu bezala ikusten dute giza eskubideak aplikatzerako orduan

aitortzea besterik ez eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den ramírez jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko ramírez jauna erantzunen txandan euskal sozialisten ordezkaria den mendia andereak dauka hitza

edo denok zentratzen gara gaian edo barra libre da bestela

mesedez klaro eurak hitz egin dute eta guk ezin dugu hitz egin baina haiei ere atentzioa deitu zaie

euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko señora quiroga andrea gaira zentratzeagatik

mistoa upyd taldeak ez du hitzik hartuko eh bilduren ordezkariak maeztu jauna

bai zure baimenarekin lekutik kasu honetan aipamen zuzenak egon direnez espero dut ganberaburuak

erantzutea egon diren aipamen zuzenei lehenengo eta behin esateko

betidanik giza eskubideak defendatu izan dituela eta kasu honetan niretzako eta

ari ginen giza eskubideak guztiontzako direlako bai paco larrañaga deitu edo beste izen

berdin ere giza eskubideak aplikatu behar direlako

bakarrik esatea kasu honetan esan dugula alde bozkatuko dugula gai honen alde bozkatuko dugula eta bakarrik agerian utzi nahi genuela kasu honetan alderdi batzuek giza eskubideak aplikatzerako orduan ez dutela irizpide berdina aplikatzen

agerian geratu behar zela hori bakarrik eskerrik asko maeztu jauna amaitzeko

eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hirurogeita hamaika aho batez

zuzenketa gai zerrendako bederatzigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko barrio jauna zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasaz euskal sozialisten ordezkaria celaá andrea zurea da hitza

gai honi buruz ez naiz luze joango batez ere barrio jaunak esan duen bezala

jakina delako eta gaur musika eskolei buruzko adostasun batetara heldu gara orain dela sei urte heldu ginen bezala eta espero dugu baldintza egokiak edukitzea batez ere akordio hau bermatu ahal izateko eta mila esker

celaá andrea eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza agirrezabala jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea beno euskal herria bilduk ez du

erdibideko proposamen hau sinatu bi arrazoirengatik alde batetik eskaini ere egin ez zaiolako

hori alde batetik eta beste alde batetik ere harritu egin nau pixka bat carmelo barriok hemen esandakoa

hala ere gaira etorriz euskal herria bilduk aldeko bozka emango du aldeko bozka emango du gu geuk baita ere musika eskolen ordezkariekin harremanetan

hobe dela horrelako akordio bat ezer baino beraz aldeko bozka eman emango dugu baino badaude eta

berezia egin diolako barrio jaunak hain zuzen bi mila seian hartutako erabakiari

hiru gauza planteatzen zituen azterketa orokor bat egitea

alde inportante bat dago orain zuek sinatu duzuen erdibideko proposamen honetan eperik ez dago

beraz nik uste dut horretan atzera pauso bat izan badela eta partida handitzea ere esaten zen hirugarren puntuan zuk zeuk esan duzun bezala une hartan batez ere erreparatzen zion bi mila sei urte horri erreparatzen zion orduan hemen ere horrelakorik ez da aipatzen eta bi

hutsune ditu hain zuzen gure ikuspuntutik erdibideko proposamen honek lehenik eta behin eperik ez duela markatzen lehen esan dudan bezala eta bigarrenik epea zehazteaz aparte konpromezurik ez dagoela eta konpromezu

aurrekontua ere kontenplatzea hori ere ez da hor gauzatu eta iruditzen zaigu

zer bide edo zer abiapuntu hobea baino

aurrikustea gobernuak ordaindu behar duena

horri erantzuten dio non finkatzen duen ehuneko hogeita hamairua jaurlaritzak gobernuak ehuneko hogeita hamairua udalek eta ehuneko hogeita hamairua hain zuzen musika eskola horietara dihoazten bezeroak beraz gu eredu horrekin eta helburuarekin bat gatoz

erdibideko proposamen horretan jartzen den beste puntuarekin non esaten den colaborar con la asociación de escuelas de música del país vasco gu honekin ados espero dezagun hain zuzen

aldeko bozka eman dugun proposamen hau gauzatzen

adostasunatara iritsi daitezela eta batez ere ez dezagula

edo joan behar dugun ipar orratz hori hobeto esanda galdu hau da ehuneko hogeita hamairura iristearena besterik ez eskerrik asko

ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

mahaiburu andrea lehendakari jauna eta legebiltzarkideok

lotu direla eta denok argi ditugula urte guzti hauetan zer nolako lana

urtean sortu zirenetik musika eskola lorturiko helburu horiek urtero urtero hobetuz joan egin dira eta gaur egun duten mailara arte heldu dira

hartu zuen erabakia dela eta esan orain arte hau burutzen joan izan dela hala ere ezin dugu ahaztu zer nolako egoera ekonomikoan aurkitzen garen une hauetan baina administrazio honek

nahiz eta oparotasunean ez bizi gaur egun eta bere esku dituen baliabideekin hauen funtzionamendua hobetu eta eguneratzen saiatzen ari da honetarako

euskal herriko musika eskolen elkarteekin gabeziak detektatu eta ahal den heinean zuzendu eta hobetzeko eta horregatik sinatu dugu erdibideko

honen bitartez ulertzen dugulako bi mila seiko urriaren hogeita zazpian hartutako akordioaren jarraipen bat dela urrats berriak emanez
eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa

erantzuteko txandan euskal talde popularren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

del país vasco nada más muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak

eh bilduren ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

mahaiburu anderea jesarlekutik pnvko ordezkariari esateko

ez duzu inongo zehaztasunik eman zertan ari den ari ari da

askoz ere hobeto ez dakit aurrekontuetaz ere hitz egin hitz egiten ari diren zeren guk partidu popularrak alderdi popularrak jarritako proposamenari emendakin bat jartzen genioenean abiatzen ginen momentu honetako egoeratik eta momentu honetako

bi mila hamabiko ebazpenean hau da azaroan atera zen musika eskolei laguntzeko ebazpenean bederatzi milioi

hogeita hemeretziko diru laguntzak eman zitzaizkien eta guk

mantentzea bi mila hamairu urterako beraz

eskola musikako ordezkariekin aritzea baina zehaztasunik ezean ulertuko duzu

eskerrik asko agirrezabala jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkariak
arrizabalaga andreak dauka hitza mahaiburu andrea laburki jesarlekutik bakarrik agirrezabal jaunari esatea legebiltzarkide bat naiz ez naiz gobernua horretarako

elkarlana hasi dutela gabeziak detektatzen ari direla eta horiek saihesteko lanean

eta eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hirurogeita hamaika ondorioz erdibideko zuzenketa aho batez onartu da orain osoko bilkura amaitu aurretik gaixotasun arraroen eguneko adierazpen instituzionala irakurriko dut

otsailaren hogeita zortzia gaixotasun arraroen nazioarteko eguna izanik eta gaixotasun hauek pairatzen dituzten pertsonei dagozkien eskubide sozialak eta osasun eskubideak bermatzeko helburuarekin eusko legebiltzarrak honako erakunde adierazpena adostu du

euskadiko ordezkaritzaren proposamenari erantzunez eta bat etorriz gainera gaixotasun arraroen espainiako urtearekin euskal autonomi erkidegoan hirurehun mila pertsonak mota honetako gaitzak bat daukala kalkulatzen da

gaitz kronikoak larriak eta urritasun handiak eragiten dituztenak dira gehien gehienek ez dute tratamendurik eta izatekotan oso garestiak dira edo sendagai umezurtz deiturikoak dira erruki

eta sama handia dira gaitza jasaten duten pertsonentzat zein bere familientzat bizitzen ari garen krisi ekonomikoak areagotutako egoera batean gainera diagnostikoan asmatzea oso zaila da eta ehuneko hogeia

osasun zaintzaz gain gaitza pairatzen duten pertsonek eta baita bere familia inguruek ere laguntza behar dute esparru psikologikoan hezkuntzakoan eta sozio sanitarioan

eusko jaurlaritzari eskatzen dio ekimen eta neurriak bultza ditzala gaixotasun arraroak dituzten pertsonen arreta hobetze aldera alderdi sanitarioan sozio sanitarioan eta

prebentziorako diagnostiko goiztiarrerako eta tratamendurako aurreratutako terapien aplikaziorako estrategiak aztertuz horrez gain eskatzen zaio gai honetako ekimen autonomikoen koordinazioaren eta koherentziaren hobekuntzan sakontzea eta inplikatutako sail guztien koordinazioa sustatzea